egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendariekin bañolehen gogoratu lur etxeberria legebiltzarkideak botoa delegatuta duela

bosgarren puntua lehenengo tokian eztabaidatuko dela lehenengo puntua erretiratu egin dela eta laugarren puntua eusko legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena upydrekin zegoena

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua langabeziako estaldurarik gabe dauden arabako bizkaiko eta gipuzkoako pertsona langabetuei

onartutako proposamenaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txandan blanco andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburua legebiltzarkide jaun andreok egun on martxoaren

interpelazio zehatza egin genion toña sailburuari egun horretan eta gaur ere gure asmoa zen langabeziako estaldurik gabe dauden pertsonei babes sistema hedatzeko onartutako proposamenaren inguruan galdetzea eh bilduren ustez

argigarria izan horregatik gaurko osoko bilkuran

egoera larriarekin amaitzeko asmoz gure proposamen zehatzak ekartzen ditugu baina gure mozioaren edukia azaldu baino lehen eta

gure mozioan aipatzen dugu epe luzeko langabetuen kopurua eta hitz egiten ari gara

bi urte baino gehiago lanik gabe daudenak inolako laguntza ekonomikorik jasotzen ez duen pertsona kopuruari hitz egiten ari gara

zer egin dezakegu behin eta berriz galdetzen diogu geure buruari azken hilabete honetan ez dugulako ikusi ez proposamenik ez aldaketarik ere honen inguruan jaurlaritzaren erantzuna ezagutu izan dugu ezin dugu dena egin errekurtsoek uzten diguten neurrian ahal duguna egiten dugu argi dago euskal erakundeetan ez dagoela gustatuko litzaigukeen diru nahikoa etxebizitza gizarte eta enplegu politiketan inbertitzeko

beste aldetik toña sailburua enplegu planaren ebaluaketa batzordean aurkeztera etorri zenean adin nahiagoak izan beharko dugula gehiago egin beharko dugula onartu zuen horregatik erabaki genuen

eta gure aburuz bost proposamen zehatzen bitartez

langabetu kopurua jaitsi da baina horrek ez du esan nahi gehiengoen bizi baldintzak hobetu direnik eustaten

jasotzen duten bezala arrakala soziala gero eta handiagoa da hilabete askotan zehar salatu dugu pobrezia kronifikatzen ari dela eta ezbairik gabe gero eta zailagoa izango da kronifikazio horretatik pertsonak ateratzea hego euskal herrian

arriskuan hor dago kontraesana beraz zintzotasunez

hori da diagnosia eta hona hemen gure ekimena pasaden martxoan talde batzuk adostu genuen proposamena garatzeko bazterkeria arloan lan egiten ari den landuta lehenengoa eskubide soziala jasotzen ez dituzten hainbat pertsonari sarbidea bermatzeko asmoz jaurlaritzak gizarte eragileekin batera hemezortzi barra bi mila zortzi legean jasotzen diren eskubideak gauzatzeko

egin dezala eskatzen diogu bigarrena lege honetan jasotzen diren eskubideak ezagutarazteko eta eurei prestigioa emateko

eskatzen diogu berriro ere gizarte eragileekin batera kanpaina bat diseinatzea hirugarrena hemezortzi urtetik gorakoak diren eta langabezian dauden gazteei zabaltzeko eta euren emantzipazioa bultzatze aldera ibilbide orria diseinatzea

diogu laugarrena eskatzen diogu jaurlaritzari azaroaren hogeita lauko bi mila bat legean aldaketak egiteko

artikulua aldatzea erroldatzeko epea murrizteko

indargabetu dezala eta bosgarrena eta azkenik

berrehun eta berrogeita hamar euroko diru muga ken dezala eskatzen diogu

eskerrik asko lehen nabarmendu dugu honen inguruan zein izan den jaurlaritzaren erantzuna baina ez dugu eman beste taldeek aurkeztu duten

iritzia gure aburuz gaurko honetan eajk bai jaurlaritzari eta baita ere bere buruari ere osoko zuzenketa bat egin dio

gutxiago proposatzen duzue martxoan esaten genuen jaurlaritzak neurriak har ditzala gure babes sistema indartzeko

estaldurik gabe dauden pertsona langabetuei eta gaurkoan eskatzen duzue babes sistema mantentzearen eta ahal den neurrian hobetzearen aldeko apustuarekin sistema hori solidaritate eta pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako

zer aldatu da zergatik gaur jartzen dituzue baldintzak eta martxoan ez zergatik gaur gehitzen duzue

nabarmena diru bilketa handitzen ari den honetan

onartzen du babes sistema hobetu behar dela ondo baina neurririk ez

beraz benetako aldaketa garatu nahi badugu

indartu nahi badugu eta pertsona guztien duintasuna bermatu nahi badugu neurri sendoak eta eraginkorrak garatu behar dira

bereak aurkezten ditu gaur hauek izan daitezke izan daitezke edo hobetu daitezke baina beti aurrerapausoak emateko ez atzerapausoak beste batzuek egin duten bezala
eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea zuzenketak aurkeztu dituzten
taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok

eh bilduren ekimen batzuk zentzu berberan eztabaidatu genituen ganbara honetan

beste eztabaida batzuk izan ditugu alderdi popularrak aurkeztutakoak

ez dugu eztabaidarik eduki baina egia da gai honi buruz askotan

honetan eh bilduk aurkezten duen proposamenean gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legean aldaketan proposatzen

akordioari buruzkoak dira eta gai honi buruz legealdi honetan ere eztabaidatu dugu beste eskaera batzuk ordea berriak dira euskadiko babes sistema europako eta espainiako aurreratuena

bat da beharrak dituzten pertsonekiko

solidarioenetariko bat da beste autonomia erkidego kopuru gehiago gastatzen da aurrekontuak begiratzen

urtero aprobatzen diren aurrekontuetan edo ganbara honetara bidaltzen diren

de funcionamiento y que ese funcionamiento sea eficiente argi dagoela sistema hutsuneak dituela eta ezinbestekoa dela neurriak bideratzea bere funtzionamendua eraginkorra izateko porque el objetivo del sistema es que sea justo y solidario helburua da sistema justua eta solidarioa izatea eta

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak

langabeziako estaldurarik gabe dauden erkidego autonomoko langabetuei babes sistema hedatzeko onartutako proposamenaren inguruko mozioa dugu eztabaidagarri eusko jaurlaritzak egoera txarrean dauden pertsona guztien alde lan egiten du baita

horretarako dugun gizarte babes sistemaz baliatzen delarik toña sailburuak esan zuen bezala diru sarrerak bermatzeko errenta etxebizitzako prestazio osagarria eta diru sarrerak bermatzeko laguntzak ordaintzen ditu jaurlaritzak

bazterkerian erori gainera jaurlaritzak beharrezkoak diren baldintzak ezarri ditu enpresarioek lanpostuak sor ditzaten aste honetan bertan beste

langabetuen kopuruak behera jo duela bost mila bederatziehun eta hogeita hamalau pertsona gutxiago langabezian maiatzean azken hamar urteotan erregistratu den langabezia beherakada handiena egon da el saldo interanual

datuek isladatzen dutenez egoera hoberantz doa oraindik

eta jaurlaritzak enpleguaren alde egin duen apustua emaitzak ematen hasi da señora blanco en la interpelación al consejero

hobetzearen aldeko apustu argia egiten ari da hobetzearen aldeko neurrien adibidea orain aipatu dizkizudanak legebiltzarraren akordio baten jatorria dutelarik gainera era berean enplegua bultzatzeko neurriak ere martxan jarri ditu enplegu eta gizarte gaietako sailak gobernura heldu zen lehenengo egunetik eta azaldu dugun bezala neurriek eta planek ondorio positiboak

con anterioridad bigarren puntuari dagokionez gure ustez dugun

ezaguna da eta jarraitzeko eredutzat ipintzen da estatu mailan eta europa mailan baita beraz ez dugu uste kanpaina zehatzik egin behar denik sistema

errekurtso ekonomikorik honetarako erabili behar denik hirugarren laugarren eta bosgarren puntuen inguruan azken finean lege aldaketa suposatzen dute

eh bilduk legebiltzarrera dakar eskakizun berbera

edo argia izan gure jarrera lege aldaketaren inguruan jakina da ez ditugu berriz gure argudioak errepikatuko alderdi sozialistaren zuzenketaren inguruan esan behar dugu denari buruz hitz egiten dela gai zehatzak eta orokorrak tratatzen ditu gure uste apalez literatura lar dago

eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eta handiagoa da hori egia da eta datuak horrela esaten dute gaur bertan esaten dute eta gaur bertan jasotzen da

sus derechos hauteskunde kanpainan zehar zentzu batean ala bestean talde politiko ezberdinok eskubide sozialaren inguruan hitz egin dugu hauteskundeak pasa eta gero

batzuek esaten zenuena hitzetan geratu dela

eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua zurea da hitza

hemos reflejado en nuestra enmienda eskerrik asko eskerrik asko sarasua andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

hori da bere leloa eta ez bakarrik leloa baizik eta hori

eta bai ados gaude eta badakigu atzo cáritasek

ikerketa horren datuak hor daudela eta zelan ez arduratuta dago gobernua

está mejorando y continuará mejorando besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea maneiro ez

blanco de angulo andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hogei bai berrogeita hamar ez bat abstentzio ez da onartu

mozioaren jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal sozialisten osoko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita bi ez ez da onartu alderdi popularraren osoko zuzenketa eta jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida politikotik kanpo uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok

egun on guztioi legebiltzar honek gaur tolerantziaren

elkarrekin euskadi irekitzen dutenen aitortzaren ariketa bat alegia berdin diola zein den bakoitzaren jaioterria

edozein arloari zuzendutako mehatxuak eta erasoak

bakoitzean egin beharko da hori bai tinkoagoak izan beharko dira ariketa horiek erakundeen

por lo tanto en fin votaremos como digo esa transaccional eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria arrondo andrea zurea da hitza

egun on guztioi otsailean gasteizen bizi izandako eraso eta mezu

gertatutakoa denok ezagutzen dugu aurretik ere aipatu izan da

gizarte laguntzekin babes sistemarekin azken batean

mezuak izan ziren larriak eta kezkagarriak zalantzarik gabe dira mezu hauek eta horien aurrean

adierazi eta xenofobia eta arrazismoaren kontra agertutako pertsonak eta eragileak asko izan dira gasteiz zorionez anitza da leku askotatik etorritako pertsonak osatzen dugu gasteiz eta orain arte ez da maila honetako arazorik erasorik ezagutu zergatik orain ba guk ere lehen ere aipatu da argi dago eta argi dugu javier maroto gasteizko

adierazpenetan dago eraso xenofobo hauen sorburua

arduradun eta ordezkari politikoa izanik magrebien kolektiboa ipini du

diru sarrerak bermatzeko errentaren bizkarretik bizitzea eta iruzurra egitea egotzi die etorkin kolektibo hauei eta bide batez

abiatu du murrizketak egitea nahikoa ez eta beste eraso bat ipintzen da martxan gogoratu nahi dut

araudian sartutako aldaketa murrizketekin aurreko puntuan ere aipatu dena milaka pertsona jadanik eskubiderik gabe utzi zirela iruzurra eta etorkinak nahasten da

honetaz ere behin baino gehiagotan hitz egin da eta hitz egingo da legebiltzar honetan iruzurraren kontra lan egin behar da nola ez iruzur guztiaren kontra baina onartezina zilegi ez dena kolektibo zehatz bati egostea da gainera horretarako daturik

eta noski benetako iruzurra hori ere behin baino gehiagotan aipatu izan dugu milioiak eta milioiak xahutu

dutenak beste toki batean daudenean eta maroto jaunak

oso ondo ezagutzen dutenak oso gertu dituztelako horregatik iruditzen zaigu hipokresia batean bizi garela eta hainbat gauza

pertsona hauek ez dute eskubiderik bizitzeko bizitza duin bat izateko azken batean beraien herrietan ez dutena

aukera bilatzen dute guztiz zilegi da norbaitek pentsatzen du erraza izan behar dela familia utzi herria utzi

alde egin beharra kanpaina politikoa izanda milaka boto apur batzuen truke pertsonak eskubideak eta duintasuna gutxietsi eta gasteiztarrak elkarren aurka

aipatutakoaren lekuko pertsonen eskubide sozialak aldarrikatu eta hiri justua eta solidarioa aldarrikatu duena hilabete hauetan gasteiztar guztion eskubideak defendatuz datozen lekutik datozela

eskubide sozialak bermatzeko gizarte babes sistema indartu behar da

amaitu eta behar duten pertsona guztiengana helduko den sistema defendatu behar da eskubidea da eta jasotzaileak

eta noski lehen esan dut ere kezkatuta gaude ez dira garai onenak eskubide sozialak guztientzat aldarrikatzeko

egun hauetan ezagutu dugu adibidez cameron eta merkelek adierazitakoa gure ikuspuntutik politika eta diskurtso neoliberalei aurre egin behar diegu eta pertsonen eskubideak lehen ipini behar ditugu pertsona guztien eskubideak babes sistema sendoa ziurtatuta horretarako aurreko puntuan hemen eztabaidatu dena esan dugun bezala guk

jarraituko dugu ideia hau defendatzen babes sozial sistema indartsua eta babesa emango duena behar dugu erdibidekoa adostu dugu lau ideia nagusi jasotzen dituena gaitzetsi egiten ditu

eta arrazistako adierazpenak elkartasuna erakusten die etorkinei eta eraso hauek jasotakoei

oinarritutako gizarte eredua defendatzen da eta eskatzen eta exijitzen da

diskurtsoetatik desagertu egin behar direla hasieran aipatu dut

eta mezu xenofoboaren sorburua maroto jaunak behin eta berriz egindako adierazpenetan eta ekimenetan

egun hauetan denok dakigun bezala eztabaida bizia dago gasteizen hurrengo alkategaia horrelako jarrera izan duen pertsona bat

daitekeen ala ez guk argi esan dugu eta esaten duten bezala gasteiztar askok eragile ugarik

maroto alkate ez izateko publikoki eskatu duten esparru eta ideologia ezberdinetako pertsona

giroa gaiztotu hiritarren arteko liskarrak sustatu

erabiltzen duen pertsona ezin da gasteizko alkatea izan

nahi dugu ezberdinen arteko elkarbizitzan eta elkartasunean oinarritutakoa eta horregatik

honek pentsatzen dugu lagundu behar duela bide hori egiten eta hemendik aurrera arrazismoa eta xenofobia gure bizitzetatik

eskerrik asko arrondo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea beno saiatuko gara gaurko gaiari heltzen eta ez gure partetik ez dugu parterik hartuko ez maroto ez

eta izango den josu bergarari buruz hitz egiten alderdi sozialistak aurkeztutako oinarrizko ekimenarekin talde gehienek bat egiten dugula esan genezake zalantzarik gabe aurkeztutako zuzenketa guztiak ildo berdinetik baitoaz eta gero erdibideko bat lortu dugunez

erdialdean afroamerikar elkartearen egoitzan eranskailuak agertu zirenean giza eskubideen batzordean onartu genuen giza eskubideen berdintasunaren eta herritarren partaidetzaren batzordeak salatu egiten du afroamerikar egoilarren elkartearen egoitzan otsailaren hamazazpian eta hemezortzian

horiek eraso egiten baitiote elkarte horrek ordezkatzen dituen pertsonen duintasunari eta gure gizartetik baztertu beharreko xenofobia

y la xenofobia erraza izan da erdibideko batera heltzea talde gehienok konpartitzen baitugu jarrera berdina gai honekiko

alde batetik eraso arrazista eta xenofoboen aurkako jarrera argia aldarrikatzen dugu

etorkinei jasandako erasoengatik hirugarrenez legebiltzarraren konpromisoa giza eskubideen errespetuan eta gizarte anitza

eta amaitzeko ordezkari politiko guztiei eskatzen diegu eztabaida politikatik kanpo

hitzaldi eta baieztapen xenofobo eta arrazistak ez dietelako inolako mesederik egiten gure gizarteko elkarbizitzari eta kultura artekotasunari

eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok ekimen hau

salaketa eta horrelako ekintzak sustatzen dituzten diskurtsoak eta jarrerak aztertzeari buruzkoa da eta esan behar dugu europar batasunaren oinarrizko printzipio bat

oinarrizko eskubideen eskutitzak adierazten du pertsona eta bere dignitatea direla bere ekintzaren

giza dignitatearekiko errespetua bermatzea da eta

eh bilduk debate hauek planteatzen dituenean eraso guztiak gaitzestea eta

egin duzun diskurtsoarekin aukera nabarmena galdu duzue giza eskubideen defentsa orokorra egiteko

gaitzesteko aukera hori duzue oraindik eta ea aukera hori

hainbat alditan eskatu duen bezala eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar

lehen aurreko interbentzioan aipatu ditudan mezuak eta irudiak ikustea hauek direnak uste dut denek ezagutzen ditugula esbastikarekin eta niri behintzat

iruditzen zait eta gainera beldurra sentiarazten dute gaur etorkina izatea gasteizen magrebia izatea ez da erraza zailagoa da orain dela urtebete baino lehen aipatu bezala giroa

badirudi iruzurtzaileak direla gurea dena

hemengoak eta kanpokoen diskurtso lotsagarria egin delako zein da hemengoa galdetu beharko genuke zein da kanpokoa diskurtsoa erraza da sektore batzuk bereganatzeko ondorio hauek dituena elkarte hauei pertsona hauei elkartasuna adierazteaz gain beharrezkoa da instituzioetatik eta ordezkari politikoetatik elkarbizitza sustatuko duten mezuak zabaltzea eta indartzea desberdinak gara eta desberdintasunak aberasten gaitu

hor gelditzen da guk ez ditugu gauzak nahasi begira honen inguruan gertatu izan zenean

gai isolatu bat sortu dena bat batean inolako ardura ez dagoena horren atzetik eta bat batean batzuk erabaki dutelako

komunikabideetan agertu zena irakurtzen ari naiz

esandakoa adibidez gaur hemen pnvtik ez da ezer adierazi horren inguruan baina egun horietan eta afroamerikarren egoitzan egondako erasoen aurrean

hori da egun haietan gai honen inguruan elkarte

erasoen aurrean esandakoa eta egindako azterketak eta guk konpartitzen dugu hori dena eta hori da lehendabiziko interbentzioan saiatu garena esaten iruditzen zaigu hemendik aurrera gauza aurre egin behar zaiela lehen egin zaien bezala eta giza eskubideak bai garrido andrea denentzat eta denontzat aldarrikatu behar da eta nik horrela egiten dut ni pozten naiz ppk ere aldeko botoa emango duela

esan behar dut sinesgarria izateko maroto jaunak gutxienez

hainbat adierazpen erretiratu egin beharko lituzkeela bestela ez delako sinesgarria hemen gaur esaten ari dena ez da sinesgarria zeren azken batean hor dago oinarri bat esaten ari den oinarritzen da jasotzen diren hainbat eta hainbat eraso eta bukatzeko

beste jendarte bat beste gizarte bat defendatzen dugunez nik bi idei nagusi

lehen ere aipatutakoak ipini nahi ditut indarrean bada pertsona guztiak duten eskubidea duintasunez bizitzeko

edozein tokitan hemen edo edozein tokitan eta egoera injustu guztiei aurre

denon artean eta xenofobia eta arrazakeria izango litzateke bigarrena indar guztiekin aurre

denon artean beste balore batzuk bultzatu behar ditugula eta gasteizen kasuan hiri anitza koloretsua elkarbizitzan eta elkartasunean

hiria izateko lanean jarraituko dugula eskerrik asko arrondo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar talde popularraren
ordezkaria garrido andrea zer esan behar du

eskerrik asko garrido andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu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

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai

erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena venezuelak bizi duen egoera oposizio demokratikoaren jazarpenarekin errepresio basatiarekin eta adierazpen eta manifestazio eskubideen bortxaketekin dela eta

legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena venezuelako egoera politikoari buruz proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

venezuelataz hitz egitera zergatik gure ustez gutxienez venezuela gaizki dago

aldi zail batean bizi da aspaldi honetan eta esango nuke venezuela gaixorik dagoela

gaixorik dago bere ekonomia eta testuinguru sozialean gaixorik dago estatua ere gaixorik dago eta esango nuke are gehiago ia guztiz

venezuelako bolivar errepublika garai zailak bizitzen ari da eta egoerak kritikoaren ondorioz besteak beste

pobrezia maila igo da eta premia biziko osasun produktuak eta elikagaiak falta dira gizarte larrialdiko egoeran dauden herritarrentzat

krisi hori nabarmen geratzen da giza eskubideen urraketetan askatasun zibilen gutxitzean

venezuelak beraz eta labur esanda sakonki hondatutako egoera politikoa ekonomikoa eta soziala du

premiaz egin behar diote aurre haustura sozial horri horretarako nazioarteko komunitatearen babes eta elkartasunarekin

eszenatoki bat ireki behar dute adostutako konpromisoak lortzeko

dago venezuelak giza eskubideen konbentzio interamerikarra utzi zuela bi mila hamairuko

bere hiritarrek babesa eskatu ahal izatea giza eskubideen interamerikar gortean

horretarako aurkeztu genuen legez besteko proposamen bat eta baita nola ez

aurkeztu zuen legez besteko proposamen bat eta hor eskatu behar diot

erdibidean ahaztu egin zait aipatzea bere iniziatiba

bat egiten dugula europar legebiltzarreko azken bi ebazpenetan eta besteak beste eskatzen diogu venezuelako

giza eskubide unibertsalak era berean venezuelako estatu agintariei eskatzen die

eta botere judizialaren erabateko autonomia

giza eskubideen bermatzaile gisa duen zeregina eta nola ez venezuelako gobernuari

aska ditzala eskatzen diogu eta oro bat erbesteratu guztiak itzul daitezela

eta konstituzional guztiak ziurtatuta azkenean zer eskatzen dugu

konpontzea egoera larri bat egoera larri soziala ekonomikoa eta politikoa eta hori da guk eskatzen duguna eskerrik asko
aguirre jauna

eskerrik asko eta egun on guztioi berriro uste dut ganbera honetako

venezuelako egoera kezkagarria dela diodanean venezuelak egoera zaila bizi du arlo ekonomikoan eta honekin batera indarkeriaren gehitze nabarmena eta

mundu guztiaren arreta zentro bihurtzen ari da dos mil catorce

y alcanzar la cohesión social nada más eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna

egun on guztioi europako parlamentuan eman zen eztabaida bat errepikatzera gatoz gaur

hain zuzen badirudi gaur egin kuba ez dela jada garai baten

hura euskal eta espainiako eskuinarentzat

bolivariana de venezuela asko hitz egin da hemen zuzenbide estatuaz giza eskubideez askatasunaz baina horietako ezer

noski batez ere logikoa da hori izan ere gabezia demokratiko batetik zetorren aldiz zuek ez zenuten inoiz aurreko egoera hura ganbara honetan salatu aurreko hamarkadatan

caracazo hura gertatu zenean espainiako desinformaziorako komunikabideek ez zuten erregimen politikoaz hitz egiten

biktimen aurkako erasoen arduradunak identifikatuak izan dira epaituak horietako batzuk kondenatuak eta euren arduretatik baztertuak zuek

dezakezue iñigo cabacasen kasuan bata besteari laguntzen ari zarete arduradunek ez identifikatzeko eta egindakoarengatik ez ordaintzeko